egun on guztioi jakinarazten dizuet gai zerrendako seigarren puntua erretiratua izan dela aldez aurreko gaia

erregelamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluak adierazitakoari jarraituz elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamenari dagokionez

buruz berdinketa izan zen euzko abertzaleak eta

berriro egingo dugu zuzenketa horren bozketa beraz bozkatu dezakegu

ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako lehenengo puntua lege proiektua diru sarrerak bermatzeko

presako aurrekontu neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza gai zerrendako lehenengo hiru puntuei dagozkien lege proiektuak batera

lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok egun on

legebiltzar honen aurrera nator bi mila hemeretziko euskadiko aurrekontu orokorren luzapena osatuko

egitera aurrekontuekin guztiz erlazionatuta dagoen politika barruko

eta guztiek itxuraz desberdinak iruditu arren izaera ekonomikoa duen ekimen bakarra osatzen dute horietako bakarrak ere ez du aldaketa garrantzitsurik sartzen euskadiko funtzionarioei edo indarrean dagoen hezkuntza ereduari

araubide juridikoan eta askoz gutxiago diru sarrerak bermatzeko errentaren bitartez aurrera eramaten den gizarte babeserako

ez da prozedurari begira egoteko unea eta ikusi behar dugu neurri hauek berehalako onura zuzenak ekarriko

gehiagori neurri positiboak dira hauteskunde kontuetan sartzen eta beharrezkoak eta umiltasunarekin lege proiektu hauetarako zuen aldeko iritzia eskatzera nator seguru nagoelako arrazoizkoak zuzenak eta euskal gizarte osoarentzat

y beneficiosos para toda la sociedad vasca eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna aldeko txanda bat hasiko dugu
nortzuk parte hartu nahi dute aldeko txandan bai besterik aldeko txandan

euskal sozialistak corcuera anderea zurea da hitza

gorospe anderea zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on

nik esango nuke dena esanda dagoela sailburuak ondo baino hobeto aurkeztu

gaur eztabaidagai izango ditugun hiru lege proiektuak

bere defentsa egin du eta beharbada gogoratu beharko geunke

zer dela eta heldu garen momentu honetara jaurlaritzak

legebiltzar honetan inoiz aurkeztutako aurrekontu

aurkeztutako gastu sozial handiena eukan aurrekontua ehun eta hogeita hiru milioi gehiago

inbertsio ezberdinetan hamabost milioi euro gehiago ia etxebizitzarako zuzenduta baina euskal

bizi kalitate hobea izateko aukera hori galdu zen eta galdu zen orduan oposizioko alderdi politiko ezberdinak

podemosen aldetik elkarrekin podemosen aldetik pasapalabra bat egin zen alderdi popularra zauriak miazkatzen madrilen gertatukoaren ondorioz eta eh bilduk amagatu eban

oraingoan bai oraingoan adostuko dugu baina zoritzarrez

beti lez jarrera maximalisten

tinko intermitentea ematen eban

keinuak egiten ebazan ba bai aldatuko da oraingoan bai eta

hori izango zela azkenengo emaitza jarrera maximalistak

eta gai izango ginela erdibideko horretara heltzeko horrela uste dut ikusten ebela talde negoziatzailean egon zirenak eta uste dut hartu eman sendoa eta errespetutik abiatutako hartu eman bat eta harreman bat egon zela baina aukera galdu genduan hala eta guztiz

esan zen ahalak eta ezinak egingo zirela herri honek kalteak herri honek izango zituen kalteak ahalik eta txikienak izateko prorrogan sartzearen ondorio kaltegarriak

asmo horregaz jaurlaritzak lege proiektu bat aurkeztu eban hemen

eta tramitaziorako prozedura erabilita araudiak diona egin den moduan eta beste leku batzuetan egiten den moduan baina orduko horretan beharbada oposizioko taldeek berriro ere jarrera oztopatzaile horregaz

argudioen faltan ona da zarata eta zarata egiteari eman bidea zarata eta zarata egiteari badirudi

zein den aurrekontu zikloan botere banaketa

funtzioen banaketa zer dagokion exekutiboari eta zer dagoen botere legegileari

aurrekontua garatu ahal izateko exekutibo eta botere legegilearen artean eta eskumenen

eta baita lau fase ezberdin dituela aurrekontuak egitea egin behar dituena jaurlaritza dala onartu behar dituena

egitea exekutatzea jaurlaritzari dagokiola eta guri kontrola dagokigula

ulertzeko aurrekontuak egiteko proposamenak jaurlaritzaren

jarrera autoritarioa edo izan jako jaurlaritzari

beti jarraitutako prozesua jarraitu dauanean eta beste leku batzutan babestu dana hemen

borondatea agertu izan da hala eta guzti be hori horrela izanda hemen txosten juridiko bat eskatzen da eta txosten juridiko horrek

jaurlaritzak jarraitutako bidea zuzena da araudian dagoena da eta ondo dago

ahalak eta ezinak egingo zirala agertu ebanez bere borondatea jaurlaritzak erabaki bat hartu eban kendu daigun hau nahiz eta ondo planteatutako proposamena izan eta aurkeztu daiguzan beste hiru lege proposamen

jaurlaritzaren borondatea aurrera ataratzea bertan egozan proposamen guzti guztiak

mila familiak izango leukie zuzenean mesede

berrehun eta laurogei milioi bueltan izango leitekez egongo leitekezanak horretara zuzenduta

badakiguz danok be zeintzuk diran proposamenak baina

podemosen kasuan badirudi jarrera oztopatzaile hori gainditu eta bidea emongo deutsoela proposamen batzuei

jarrera hori beste kasu konkretu batzuetan be arlo sektorialetan adostu izan doguz proposamen batzuk eta uste dogu hori dala herri honetan

alderdi popularrak ez dakigu ze jarrera izango dauen proposamen batzuetan

ulertezina gure ustez lehen eman diran azalpenagatik

eta eh bilduren kasuan oraindik ez dakigu ze jarrera izango dauen

baina zelan ulertu ahal da langile publikoen soldatak igoteari kontra egingo jakola diru sarrerak bermatzeko errentari igoerari kontra egingo jakola beharrizan gehienak dabezanei kontra egingo jakela laguntzak emoteko eta batez be pentsionistei laguntza nagusiago

edo eskola kontzertatu edo unibertsitateari emateko laguntzan atzera egiteko arrisku hori egotea gure

guzti hori gizarte eredu konkretu baten mesedetan izango da giza garapen jasangarria hori da behin eta berriro

sailburu guztiak eta bozeramaile guztiak giza garapen jasangarria hori da herri honek daukan eredu propioa

harro sentitako moduko eredu propioa dana eta

eta politika egiteko modu baikorra

urrundu beste gauza batzuetatik eta gure gizarte ereduan eredu bagara

eredu izan gaitezala ondo dago jarrera oposizioa egitea neurri batean baina larregi izan barik horregatik gure legebiltzar taldeak badakizu sailburu

puntu edo lege proposamen honetan hartuko dogu parte eztabaidan hurrengo bietan boto azalpenera joango gara baina

eta ulertzea jaurlaritzaren mugak zeintzuk diren araudiari dagokionez eta aurrekontu mugei dagokionez baita eta

arlo ezberdinetan legebiltzar talde guztiek babesteko moduko proposamenak aurkezteko orduan

erdibideko proposamen bat eginda eta uste dugu

eta hor ere eredu izango ginateke politikagintzan

aurkako txandan bai damborenea jauna euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna casanova jauna zurea da hitza

egun on guztioi ni gaur damborenea

gutxietan zorionez gauza batzuetan bai baina gutxietan zorionez baina ez naiz koinzidituko bere diskurtsoaren hasierarekin berak esan du euskaldunontzat gaur egun ona dela

murrizketen eguna da murrizketen goiza murrizketa batzuk

murrizketa hauek kasu batzuetan igoeraz mozorrotuta datozela baina muinean murrizketak izaten jarraitzen dute eta murrizketak egongo dira bi planoetan alde batetik aurrekontuei dagokionez hainbat arlotan murrizketak burutuko dira euskal herriko unibertsitatera dagokiona baino gutxiago emango zaiolako funtzionario publikoetan soldatetan dagokien baino gutxiago ordainduko zaielako

pertzibitzen duten pertsonei ere dagokion eta legez ezartzen dena baino gutxiago emango zaiolako egongo dira murrizketak

baina gure ustez hauek bezain larriak edo larriagoak diren murrizketak ere burutuko dira gaur ganbara honetan legebiltzarra berari

murriztuko zaigu gure eskubidea politika egiteko politiketan parte hartzeko eztabaidak burutzeko politika publikoen diseinuan

guri murriztuko zaigu eztabaidatzeko eta termino demokratikoetan gauzak adosteko eskubidea eta guri murrizten zaigun bitartean edo guri murrizten zaigun heinean ere murrizten zaio eskubide demokratiko hori

guk ordezkatzen ditugun pertsonak gu aukeratu gaituzten pertsonak ordezkatuak izateko eta beraz murrizketa goiza

aurrekontuen ikuspuntutik eta baita ere ikuspuntu demokratiko batetik diru sarrerak bermatzeko errenta murriztuko da mozorrotutako murrizketa bada ere murriztuko da bi mila zortziko legeak esaten duenaren azpitik jarriko direla pertzepzioak eta hori eta hori deitu nahi duzuen moduan baina murrizketa eta hemen jende gehiago baldin badago diru sarrera bermatzeko

jende gehiago pertzibitzen badu prestazio hori da hemen hau ez delako laguntza bat hemen

baizik eta eskubide baten gauzapena

erabaki genuen bi mila zortzian pobre ez izatea eskubide bat dela eta hori legez bermatuko eta hori gaur zuek bertan behera utziko duzuena berriro ezarritako murrizketetan sakonduko zaretelako hori gobernuaren partetik eh bilduk jarrera irekita mantendu du aurrekontuen

saiatu gara zintzoki gauzak hobetzen aldatzen saiatu gara gure ekarpena egiten eta erakutsi dugu adostasunerako prestutasuna eta uste dugu gauza guztiak lortu ez ditugun harren hainbat lorpen ere mahai gainean

perspektibatik arro egoteko modukoak direla lortu dugu aurrekontuen eztabaidaren prozesu osoan pertsonen beharrak kokatzea eta gainera behar handien daukaten pertsonen beharrak politikaren erdigunean kokatzea eta horren adibidea da gaur egun edukitzen ari garen eztabaida lortu dugu ere rgiaren arloan

egotea partzialak badira ere eta behar diren mailetara heltzen ez badira ere abiapuntutik aurrerago joaten diren igoeren aurrean egongo gara iaz

bat koma bosteko igoera proposatu zuen aurten hasieratik bi koma hogeita bost gaur ekartzen digute

eh bilduren eragin politikoaren ondorio nabarmena da lortu dugu ere pentsionisten afera erdigunean kokatzea eta pentsionisten beharrak erdigunean kokatzea eta azkenean egiak bere tokia topatzen duenez gaur susana

akordioa ez egoteko arrazoiak zeintzuk ziren eta ez du nire ustez asmatu azterketan esan duenean pentsio sistema paralelo bat osatu nahi genuela baina bai albo batera utzi dituela heldutasun falta kontuak edo bertigo kontuak

edo aurretik erabakita geneukala ezetza ez ez berak esan du desadostasuna egon zela kontenidu politikoen inguruan desadostasunak egon zirelako

tratamendu berezi bat edukitzea eta gauza gehiago lortu nahi genituen lorpen horiek txukunak badira ere nahiko partzialak direlako eta lorpen gehiago nahi genituen eta horregatik ez zen posible akordio batera heltzeko gobernua horretarako prest ez zegoela eta

asmoa aldatzea beraiek zazpi bider bat planteatzen ziguten dena batera eta guk esan genion hori forma aldetik onartezina zela eta behintzat alde horretan

gobernuak ez zeuzkalako behar zituen babesak moldaketa hauek aurrera ateratzeko eta guk esan genion gure babesa nahi baduzue mugitu zaitezte egin

hurbildu zaitezte gugana eta saiatu gaitezen akordio batetara heltzen zoritxarrez momentu horretan pilota gobernuaren teilatuan zegoenean

ez gaudelako ados egindakoarekin eta proposatzen digunarekin muinean berriro hartuko dut lehengo ildoa diru sarrerak bermatzeko errentaren karakterizazioren inguruan zoritxarrez lehendakari eta arloko

gauza hauek gehiegi interesatzen ez zaizkien arren ikusten dugunez baina urkullu jaunari eta hemen apuntatuta neukan paperetan urkullu jauna baina urkullu jauna joan zaigunez

baina aurrekoan erabili izan dena lana eginda zegoen sukalde lana eginda zegoen eta egia da epeak azkartzeko prozedura hau erabili izan da baina lehendik akordio politikoa bermatuta zegoenean

eta behartu nahi gaituzue gordina jatera eta horri ezetz esan diogu azpiazu jauna eta lehen esan dut

baina gure adostasuna lortzeko informaziotik haratago elkarrizketa politiko eta akordio politikako bideak irekitzea eskatzen dugu

erantzun txanda pasako gara euskal sozialistak

eskerrik asko corcuera anderea euzko abertzaleak gorospe anderea zurea da hitza

legebiltzar honetan asko parafraseatzen da eta aipatzen dira filosofoak idazleak eta niri gustatzen zait bertako legebiltzarkideok esaten dituzuenak ekartzea berriro zeren moduren batean

eta zuk azkeneko kontroleko plenoan lehendakariari egindako interpelazioan esaten zenuen

entonces se hizo cocina sukaldea egin zen orduan zuek behin eta berriro

sukalde lana bueno pues vamos modulando el discurso ba claro sukalde lana negoziazio prozesua egin zen

eta behin eta berriro eta azpiazu sailburua buru izanda

baina hori pasatuta ona etorri da eztabaida ona etorri da eztabaida eta guztiok ikusiko dugu zer argazki ateratzen den

baina gainditu behingo batez antzinako politikako ereduak

erantzunen bigarren txanda euskal talde popularren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hamazazpi eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa bederatzi contra hamaika abstentzio beraz onartuta geratu da lege proiektua

presako aurrekontu neurri buruzko legea orain boto azalpena martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea legebiltzarkideok sailburuak lehendakari jauna

azkenean bagaude hainbat eta hainbat berri ekarri dituen eztabaida honetan izan dugu denok kontatu dugu nola uste dugun joan dela prozesua baina hori ere guk ere hau kontatu nahi dugu

ekarri zuen lege bat lege bakarra kezkaren inguruko irudia eman nahian hiritarren arteko inguruko kezka

beste helburu bat zuen ez bere aprobazioa

oso zaila izatea marrazteko oposizioaren irudi bat non oposizioak euskadiko jendeak alde batera uzten duen

aurka beti oposizioaren kontra borrokatzen duen euzko alderi jeltzalea hor egonda zuek bakarrik gainera

gobernuko bazkideei ez zaie ikusten eta gainera ez ditugu espero pero le salió mal

erdian jartzen ditugu eta horregatik gure botoa

suposatzen du jendeak ehuneko hogeita zortzi bat gutxiago kobratzea

pentsiodunak bikoteak edo familiak ehuneko hogeita zortzi gutxiago batekin legeak onartzen dien ehuneko hogeita zortzi gutxiago batekin

presako aurrekontu neurriei eta luzapenaren beste alderdi batzuei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena aldeko txandak norbaitek parte hartu nahi du kontrako txandan norbaitek parte hartu nahi du

eztabaidarik egon ez denez bototara jarriko dugu lege proiektua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hamasei eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa hamar abstentzio beraz

batzuei buruzko legea jarraian boto azalpena izango dugu euskal talde popularra damborenea jauna

gracias eskerrik asko corcuera anderea hernández jauna elkarrekin podemos

gure legebiltzar taldeak bigarren lege proposamen honen aldeko botoa

aurrekoan indartu gura izan dugu garrantzitsuena giza garapena eta gizartean pertsonak eta pertsonetan beharrizan nagusiak dabezanak direla lehenengo hori da lehenengo

lortu izan dana zailtasun gehienak dabezanak aukera gehiago izateko

bigarren honetan aldeko botoa eman dugu zelan ez

euskadin bizi izan doguzan momentu gogorrak bizi izan direnean funtzio publikoaren esparruan administrazio publikoaren esparruan lanean dagozanak izan zirelako besteak beste kaltetuenetarikoak eta orduan esaten zen zor zitzaiena edo jakena ordainduko zala eta honela egin zen

diru edo soldatak aurrera egingo ebela aldeko botoa emoten dogu azpiazu jauna

zure lekura zure ardurara heldu zinenetik hona lehenengo momentutik eta prentsan agertutako batzuk ekarri dodaz beti

arlo pribatuan soldaten igoerak eta langileen soldaten igoerak

jaurlaritzaren planteamendua agertzerakoan jarrera honegaz eta horregatik be guk

akordioa bilatu izan dozulako ikusi izan den moduan eta beste

eta egonkortasuna eta estabilitatea bultzatzen duzulako

euskal politika ez espainolizatzeko el no por el no politika hori atzo aitor estebanek madrilen esaten eban moduan euskal gizarteak ez dau ezelan be onartuko eta amaitzeko nik

hurrengo lege proposamenean eta gure legebiltzar taldeko

egindako lan guztiagatik aurrekontuen negoziazio prozesu horretan

kritika politikoak izango dira izandakoak baina hartu emanetan errespetutik abiatutako prozesua izan delako zorroztasunez

jaurlaritzaren eta azalduta oposizioko taldeei jaurlaritzen mugak bai legeari dagokionez bai gaitasun ekonomikoari dagokionez zeintzuk diren

kritika batzuk egin horregatik zarataren esparru horretan gure legebiltzar taldearen izenean eskerrik asko egindako lanagatik eta zorionak

lortuko den emaitzagatik eta gizarte hau aurrerantza eroateagatik beste barik eskerrik asko eskerrik asko gorospe

alorrean bi mila hemeretziko ekitaldirako presako aurrekontu neurriei buruz eztabaida eta behin betiko

aldeko txandan parte inork aurkako txandan norbaitek parte hartu nahi du en contra a favor a favor

eskerrik asko damborenea jauna aurkako txandan parte hartu nahi du norbaitek ez

bueno eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu lege proiektua

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hamazazpi eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa

onartuta geratu da hezkuntza alorrean bi mila hemeretziko ekitaldirako

legea jarraian boto azalpenera joango gara euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar burua lehendakari sailburuok egun on guztioi

hemendik bertatik esan nuen euzko alderdi jeltzaleak argi duela hezkuntza sistema osoaren kalitatea hobetzen

hezkuntzara bideratutako baliabideen kudeaketa hobe eta eraginkorragoan aurrera egiten jarraitu behar dugula beti ere sistemaren erdigunean ikasleak jarrita

laster hitzordu garrantzitsua izango genuela hitzetatik haratago batzuen eta besteen jarrera zein zen erakusteko une aproposa eta bi kontu aipatu nituen euskal herriko unibertsitatearen aurrekontu zuzkidura hamar milioi

horietatik sei koma lau milioi euro soldatetara bideratuta eta itunpeko ikastetxeen gastuei aurre egiteko ekonomia moduloak igotzea

eta iritsi da momentua eta baita batzuen eta besteen

edo erantzun eza ere euzko alderdi jeltzaleak baiezko borobila eman dio hezkuntza alorrean bi mila hemeretzi ekitaldirako presazko aurrekontu neurriak direla eta landu eta eusko jaurlaritzak ekarri duen lege proiektuari baiezko botoa eman diogu zalantzarik gabe lotsatu gabe

konplexurik gabe ezkutatu gabe kikildu gabe naturaltasunez beharrezkoa eta bidezkoa delako hemos votado a favor sin dudas

complementarias eta gaur eman dugun baiezkoa beste hainbat baiezkori hertsiki lotuta dago bai kalitatezko hezkuntza eskaintzeko betebeharrari bai kalitatezko hezkuntza jasotzeko eskubideari bai hezkuntza arloko profesionalen aitortzari

bai ikasleen eskubideei bai familien eskubideei bai elkarrizketari bai akordioetara iristeko ezinbestekoa den jarrera eta borondateari bai

bai lan gatazkei konponbideak aurkitzeko jarrerari bai

bai inbertsio publikoari bai sistema osoaren eraginkortasunari eta azken finean bai euskal hezkuntza sistema osoaren etorkizunari hori izan da gaur euzko alderdi jeltzaleak erakutsi nahi izan duena eta hori izan da beti eta izango da aurrerantzean ere euzko alderdi jeltzalearen jarrera eskerrik asko

gai zerrendako laugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako lege proposamena legegintzako herri ekimena arautzeari buruzko ekainaren hogeita hamareko hamar barra bi mila hamasei legea aldatzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

aldeko txandan elkarrekin podemos taldeaz aparte beste norbaitek parte hartu nahi du

elkarrekin podemoseko taldekook aurkezten dugun proposamena eztabaidatzen dugu

ez planifikatuta geneukalako baizik eta errealitateak erakutsi digulako lege honen erreformaren beharra

inondik inora legebiltzarraren prozedura eta bozak kritikatzen duguna da gastuen konpentsatzea bozka baten pean egotea

araudia betetzen bada prozedurak jarraitzen badira eta

zentzu horretan gauza horiek betetzen badira gastuak konpentsatu behar dira

partidista zentzu onean politikoa eta talde parlamentario guztien iritzia gero eman behar da bakoitzak jakingo du

bi kasu izan ditugu eztabaidagai bi ilp izan ditugu eztabaidagai legebiltzar honetan alde batetik eskola inklusiboaren inguruan

alde batetik euskadiko eskubide sozialen karta aurkeztu zuena bi kasu horietan proposatzaileek ordaindu

hori da gure desioa herritarren ekimen legegileak eskuragarriak

sustatzaileak izan daitezen eta ez kontrakoa eskerrik asko eskerrik asko

aurkako txandan norbaitek parte hartu nahi du aurkako txandan besterik euskal talde popularra barrio jauna zurea da hitza

proposición de ley muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok jaun andreok eguerdi on guztioi elkarrekin podemosek lege proposamena aurkeztu du herri ekimen legegileko

honen aurrean gure taldeak aurka bozkatuko du lehenik eta behin koherentziagatik seriotasunagatik arduragatik eta parlamentuaren

suele reclamar en los medios de comunicación eta hau hasiera baino ez da proposamenaren edukian sartuta

aurka egiten dugula oinarri oinarriko akats handia dagoelako egindako zenbait adierazpen erabat doakoak izan dira eta horiekin ere

eta hau erabat faltsua da ez da baldintza horien aldaketarik egon bertan behera utzitako aurreko legearen berberak dira

dezatela lan parlamentarioaren zorroztasuna gurea baita upydren ordezkariak egindakoarena eta ponentzia hartan talde sozialistatik
eta eh bildutik parte hartu zutenena unzalu eta lópez de munain jaunak besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez zatón jauna zurea da hitza

barrio jauna zurea da hitza bertatik sí

eztabaida amaitu denez bozkatuko dugu lege proposamena aintzat hartzen ala ez

aintzat hartzen da lege proposamena jarrain boto azalpenera joango gara

eguerdi on denoi eh bilduk herri ekimen legegileen inguruko lege proposamena elkarrekin podemosek aurkeztutako lege proposamenaren

bozkatu du eta horren alde bozkatu dugu ez hainbeste edukiari erreparatuz baizik eta honek irekitzen duen aukerari

urtean adostutako eta adostasun zabala izan zuen

moldaketa hark uste dut ere agerian utzi duela geroztik hona hemen aurkeztu diren eta herri honetan edo gure herriaren zati honetan tramitatu diren herri ekimen legegile ezberdinetan bere sustatzaileekin agerian utzi da honek ere oraindik ere gabeziak badituela eta badaudela oraindik ere oztopoak non parte hartze hori modu zabalean edo oso demokratikoan eta zabalean egiteko

ixten dituena uste dugu koherentziaz aritu garela zeren

lo que en este parlamento legislamos eskerrik asko estarrona jauna gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako
legez besteko proposamena botere judizialari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza goirizelaia anderea zurea da hitza

bai eguerdi on guztioi eta eskerrik asko lehendakari andrea hitza emateagatik ni

garrantzia azpimarratzen badirudi normalean denak pentsatzen duguna da justizia dela gauza bat gure eremu kanpo dagoela inoiz berez ez gara joan behar holako

oso urrun dagoela baina zoritzarrez hori da gauza bat askotan gertatzen ez dena eta

inportantea dela eta eztabaida hau egin behar dugula nolabait ikusteko ze

irtenbideak bilatzeko hasiko naiz esaten gauza bat niretzat oso inportantea dena eta nahiko argi

eta hori da gauza bat oso argi geratzen ari dena toki guztietan momentu honetan

estatu interesaren menpe dagoela kasu askotan eta menpe dago nolabait esateko beti estatu estrukturak dituztenean hori nik oso argi ikusi neban atzo

epaiketa ikusten egon ginenean eta nahiko argi geratu zen fiskalaren interbentzioa entzun genuenean saiatu zen

hori epaiketa penala zela baina esan zituenean esaldi konkretu batzuk eta planteatu zituenean gauza konkretu batzuk argi geratu zen epaiketa guztiz politikoa zela eta epaiketa politiko horren

eta beraien epaiak guztion ahotan egon dira gai eta momentu desberdinetan gainera ikusi dugu hori alde batetik

altsasuko kasua ikusi dugunean gorenak ebazpenak eman zituztenean hipotekaren inguruan

irakurri izan dugunean eta baita ere hemen

horrekin zer ikusi dugu zalantzan dagoela botere judizialaren

eta kontutan izan dugu ere hori ikusi izan dugunean batzuen erreakzioak independentziari buruz eta botere judizialaren independentziari buruz

baina horrekin azpimarratu behar duguna da beste gauza bat

badauka iritzi bat baina beraien iritzia

zuek zer pentsatzen duzue justiziari buruz eta erantzunak benetan adierazgarriak dira eta oso

era parcial e influido políticamente horiek izan ziren erantzunak hori trasladatzen baldin badugu euskal herriko gizarteari gauza bera da ze egin zituzten enkuesta horretan

emaitzak agertzen ziran eta gauza bera gertatzen zan baina horri gehitu behar diogu beste gauza bat euskal herrian ezinezkoa da

euskaraz aritzea zure eskubide linguistikoak ez daudela bermatuak hemen justiziara joaten zarenean momentu honetan ezinezkoa da

epaiketa bat euskaraz egitea inposiblea da hau da planteatzen diren gauza guztiekin batera horri ere lotu behar duguna da

eta bere erabilpena justizia arlo ia ia gehienetan baina batik bat

guk ere ikusi dugu justiziaren inguruan dauden iritziak eta laster ikusiko ditugu beste iritzi batzuk justizia batzordean agerraldia daukagulako eta zuzenean ikusi dugu biolentzia epaitegian adibide bat jartzearren gertatzen ari dena ba hori da beste adibide bat eta hori da

ari dena momentu honetan euskal herrian hori da gertatzen ari dena eta hori da ikusten duguna aldatu

todas estas cuestiones guk egin genuen konparezentzia desberdinak eta lehenengoa egin genuenean legislatura

argi eta garbi esan genuen euskal herrian komunitate autonomo honetan baita ere

botere judizial propio izatea hori esan genuen ez genuela ikusten bakarrik

edo exekutibo izatea gauzak aurrera eramateko

izatea hori esan genuen hori esaten ari gara askotan entzun dugu eztabaida desberdinetan baina hori momentu honetan ez da errealitate bat eta horregatik proposamen honekin hori aldarrikatzen dugu hori eskatzen dugu eta hori nahi dugu lortzea euskal herrian estatu aske bat

hau planteatzen dugu lehentasun moduan eta behar beharrezkoa dan gauza bat esaten dugu dala pero no solamente

judizial propioaren beharra eta hori da gure proposamenean

horrekin batera beste puntu bi gehiago planteatzen doguzela eta egia da baita ere kasu honetan gaur inposible izan dela akordio batera ailegatzea ezin izan dugu lortu adostasuna

eta zein da banatzen gaituena ba gauza bat

eta kasu batzuetan ez dut egin saiakerarik ere ez akordio bat lortzeko

planteatzen dugulako botere judizial propioaren beharra eta badakit hori ez dutela nahi ez dutelako onartzen hori pentsatzen dutelako zati hori oraindik justizia erabiltzeko geratu behar dela madrilen eta nik hori ez dudalako aldatuko kendu edo mugitu orduan pentsatu dudana da

zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea eguerdi on veremos

argi dago deskonfiantza hau badituela gauza objektibo batzuk fundamentu bat daukala ez da dohainik datorren pertzepzio bat gainera argi dago ikusi dugula

egin dituela berengan deskreditua ekartzeko

eta oso larria da botere judizialak jasaten duen krisia legearen aurrean daukagun berdintasuna apurtu egiten du

utzi egiten du demokraziaren

botere banaketa kuestionatu egiten du eta mesfidantza handia sortu egiten du hiritarrengan ez dakitelako

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal sozialistak castelo anderea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on legebiltzarkideok eta sailburuok egun on guztioi

ez dakidalako zein den honen atzetik dagoen

zure hitzaurrean goirizelaia andrea nahasmen izugarria pilatzen da eta mediatikoak

besteak beste kataluniako procés inguruan egon den ebazpena

bateragune auzia eta azkenik auzitegi gorenak hipoteken inguruan emandako ebazpenak gauza asko zeharo ezberdinak eta

eta ganbara honek eman du bere

noizbehinka gai bakoitza agertu izan denean gure eztabaidetan gure debateetan kasuz kasu

eta gure taldeak bere jarrera azaldu eta aurreratu du

zergatiaz besteak egin duten moduan ezta

bertan esaten diren gauza askorekin ados egon gaitezke diagnostikoa askotan sarri askotan

baina totum revolutum handi bat planteatzen duzu ekimen honekin eta eztabaida sortu den bakoitzean esan esan dugu esan beharrekoa azken adibideak altsasuko gazteen kasua edota

guzti hori baina ez gaude ados horren inguruko eztabaidak bateratzearekin eta azaltzen diren

xuhurtasun printzipioari ekingo diot

beharrezkoa dela eta babesten dugun zuzenketarekin ez gara inolako kontraesanetan jausten

eusko legebiltzarrak sistema judizial independentea defendatzen duela bermatuko duena botere exekutiboa legegilea eta judiziala

hala nola zuzenbide estatuaren oinarri diren printzipio eta baloreak hori helburu izanik herritarren eskubideen babesa bermatzen da

casanova jaunak esan zuen esan du sukalde lana egin behar zela

sukalde lana egin behar bada egin daigun ere bai kasu honetarako

eskerrik asko eskerrik asko latxaga jauna
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda talde popularraren

ruiz de arbulo jauna erantzuteko txandan eh bildu taldearen ordezkaria

efectivamente gauza desberdinak dira planteatzen ditugunak gauza asko planteatzen dugu gure proposamenak

estatu espainolean justiziari buruzko dauden ebazpenak eta gauzak topatu ahal duzu gauza asko

denak dira sententziak epaiak erresoluzioak eta lotura bat daukate

mesedez elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza

bueno señora castelo

martínez jauna euskal sozialistak castelo anderea zurea da hitza

la nuestra mucho más segura eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak latxaga jauna zurea da hitza

bai egun on berriro erantzunen txandara orain eta nik batez ere ruiz de arbulo jaunari eta goirizelaia andreari zuzenduko naiz

aspaldiko partez azkeneko hilabeteotan

gardentasun osoz gainera botere judiziala instantzia politikoetatik urrun ez dagoela eta

instrumentalizatzeko esate baterako cosidó jaunaren

hori mahai gainean jartzen du nik uste dot horrek bai urratzen duela

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko latxaga jauna

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bai barkatu eske lehen ahaztu zait esatea puntuka eskatu duzue puntuka bozkatzea eta gu ados gaude hori nahi nuen esan oso ondo

bat eta bi bestetik

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hemezortzi boto aldekoa cincuenta y siete contra beraz ez da onartu hirugarren puntua jarraian elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

elkarrekin podemosen osoko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialisten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

mesedez bozketan gaude bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hogeita hamazazpi contra bat abstentzio beraz

berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y ocho contra beraz ez da onartu euzko abertzaleak eta euskal sozialisten osoko zuzenketa